eskerrik asko presidente andrea señora

veremos eskerrik asko reyes jauna mistoa upyd taldeak ez du hitzik hartuko

mila esker reyes jauna eta llanos andrea nahi duzuen gutxiespen guztia erabiliko duzue tuntuntzat hartuko gaituzue baina argudiorik besterik ez badaukazue deskalifizazioarena oso urrutira ez zoazte nik ere irakurtzen badakit

baina akaso reyes jaunari gustatzen ez zaiona da lerro artean irakurtzen ere badakigula

esan dudan eta are deigarriagoa egiten zaidana desfaseari buruz eta kopuruei buruz

llanos andreak hori esatea ez da arazoa eta gehiago esango diot reyes jaunari ez da soilik desfaseak egon direla eta desfaseak ehuneko laurogeikoak direla da ere batzuk kapritxoak egiten dituztela administrazioan daudela eta berriki

kapritxo horietako bat ez dela beharrezkoa ikusten adibide xume bat

bost milioi automatizazioarentzat adibidez gasco jaunaren kapritxoetako bat eta horrela beste gauza asko beraz ez dezagun esan boletinan dagoela boletinean dena jaso daiteke boletinean askotan irakurri dugu

boletinean jartzen duelako desfasea egon dela esaten duena da desfasea egon dela ez du esaten desfasearen arrazoia onargarria denik ezta gutxiagorik ere eta hori da ni hemen esaten ari naizela

ez zorrilla jaunak esaten zuen

eta llanos andrea asaldatzen denean nik esaten dudalako auzotarren ingurukoa esaldi batean pasa dela ba esango nioke

hori hiru urtetan bere kalea itxita dagoela pairatzen ari den herritar bati

eta nik ez dakit alderdi popularrak hitz egin duen auzotarrekin guk bai eta nik badakit auzotarrek zer eskatzen duten auzotarrak

auzotarrek urteak eta urteak daramate urteak eta urteak eskatzen

bilboko auzo baztertuak ez izatea garapena eskatzen ari dira beraien auzoentzat

eta saldu nahi izan zaie beti zerbitzuak eta aurrerapena

behin metroa egiten hasita eta behin momentu honetara iritsita behingoz bukatzea eta behingoz bizi ahal izatea eta behingoz baldintza onetan bizi ahal izatea hori da eskatzen ari direna eta sorpresa hartu duzu txarrerako baina gero bat egin duzu nik esan ditudan bi gauza garrantzitsuekin ez zuek erdibidekoan jasota ez daudenak

auzotarrek dituzten eragozpen eta arazoak eta bestea gestio zuzenarena

horren inguruko inolako eskaririk sartzen ze lehen esan dut eta errepikatzen dut bi lanak aldi berean egin daitezke batek ez dut zertan obra gelditu nik ez dut bata bestera baldintzatu

edo gutxietsi nahi duzue bestearekin lotu nahi dudala esanez eta hori nire hitzak

ez dudala onartuko bi gauzak egin daitezke borondatea baldin badago

dagoena da eredua dagoena da gauzak egiteko modua eta dagoena da desfaseak kontrolatu nahi diren bai ala ez

eta da toki askotan eta desfasea justifikatuta dagoenean eta ondo neurtzen baldin badira eta ondo justifikatzen badira

baina normalean normalean ehuneko berrogeita hamareko hirurogeiko laurogeiko desfaseak egoten direnean normalean erakusten du gutxien gutxienean

eta lana ez dela ongi planifikatu zeren ezinezkoa da bestela habia puntuko proiektua egiten lanak ongi egin badira hitz egin beharrekoarekin hitz eginez egin baldin badira

batzuetan hortik gora baina gutxien gutxienean hori eta hori hemen proposamen honetan nahi izatera eta borondatea balego biak batera bazegoen aurrera eramaterik ez dauka zertan

nola hori ere oso inportantea da eta berriro esaten dut horretan ere garrantzia jarri behar zaio horrek ez du

eta ezta ere herritarrek eskatzen duenari bizkar ematen beraz

defizitarena edozer gauza ekar daiteke hemen legez besteko proposamen baten bitartez noski baietz

nik esan dudana da defizita malgutzeko momentua iristen denean hori iristen denean ekarri beharko dela kopurua ekarri beharko direla lehentasunak eta horren arabera erabaki beharko dela bestela eztabaida erdizka egiten ari gara

oraindik mahai gainean jarri gabe eta ez zait iruditzen hori denik eztabaida egiteko modua eta porlanari azken aipamena ze zuk hartu nahi izan duzu nahi izan duzun tokitik

nik esan dudana da alderdiak defizitaren malgutzearen posiblea entzun duzuenean soilik

gauzetan inbertitzea proposatu duzuela inori ez dizuedala entzun esaten

inbertitu dezagun parte bat edo begira dezagun aurrekontuak beste era batetara nola egingo ditugun beste marra gorri horiek ere

bertan behera geratu da erdibidekoan gauza asko egin daitezke presupuestoetaz gauza askotaz hitz egin daiteke

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den zorrilla jaunak dauka hitza

esta nueva línea de metro bilbao besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu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

hogei ondorioz onartuta gelditzen da erdibideko zuzenketa

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena garraio zerbitzuen liberalizazio eta pribatizazioaren inguruan eztabaida eta behin betiko

presidente andrea eskerrik asko egun on guztioi espainiako gobernuak krisia

eskerrik asko espainiako gobernuak krisia

egiteko tartean langileen lan baldintzak norabide horretan hautua egin du bere esku dauden garraio zerbitzuak eta pribatizatzeko erabili duen aitzakia konpetentzia gehiago sartzen duela sektorean eta honek zerbitzu hobea eta merkeagoa ahalbidetuko duela gezur borobila eh bildukoentzat guztiz kezkagarria da madrilgo

pribatizazioa asmoa kaleratzeak lan baldintzen kaskartzea segurtasun eta kalitate galera prezioen garestitzea

zerbitzu publikoen galera dakarrelako egian esan sorpresa handirik ez dugu hartu ppren asmoa ezagutu dugunean ez baita ezer berria

krisiaren aterkipean bizkortzeko hartu duten joera uztailerako feve renfe

deuseztatzeko prozesua aipa genezake pribatizazio bidean egoera honen aurrean beharrezkoa da

eta legez besteko proposamen horren bitartez euskal alderdien

zerbitzu publikoarekin garraio zerbitzu publikoei lotutako lanpostu eta lan baldintza duinen defentsarekin

garraioaz erabakitzeko ahalmena euskal herriak izan behar duenaren eskariarekin hori da

adibidez garraioa bere osotasunean kudeatzeaz

izango duen erakunde publiko baten sorrera hori litzateke zerbitzu egokia emateko bidea bertatik aztertu osotasunean begiratu eta antolatzea alegia garraio zerbitzu egokia

modu bakarra zerbitzuaren kalitatea bermatu zentzu guztietan bai erabiltzailearen ikuspegitik eta baita langilearen ere aireportuak trenbideak

orokorreko portuak gure herriaren garapen ekonomikoaren ardatz diren zerbitzu publiko modura ulertzen ditugu ez bestela

beraz ez pribatizatuta ez estatuaren esku jarraituz zerbitzua bera zaintzen ez duenaren ardurapean ez dugu lortuko zerbitzu hauetan eman diren

begiratuta agerian geratzen ari da egin den enpresa eta gestio ereduak atzera baino

ez dela hartu premiazko zerbitzu publiko modura eta esku pribatuetan utzi nahi da eraginkorragoa izango den aitzakiarekin hasteko

eskaintza eskaera legearen arabera antolatu eta bestetik ematen den zerbitzuaren kalitatea eta egokitasunaren aurretik balantza ekonomikoa jartzen direlako eta hori beti da

ematen den zerbitzuaren ikuspegitik baina hori ere ez da berria ikusi besterik ez dago garraio zerbitzu hauek izan duten

renfe da adibide garbi bat ez da zerbitzua zaindu ez dira inbertsioak egin ez aldirikoetan ez ibilbide luzeko trenetan ez da bidaiariak erakartzeko urratsik eman nahi izan

zer esan garestiagoak dira egunaldikoak abiadura handikoak baino baten aldeko apustua nabarmena da bidaiaririk ez izanda erek bestearen kasuan zerbitzua mantendu egiten da

eta gainera herrialde ezberdinetan garraioa erakargarriagoa egiteko ematen ari diren urratsen aurretik kasu mugi txartel bakarra gipuzkoan kostatuz sartu da

beraz beste edozein garraioa baino askoz garestiagoa da egun renferen trena hartzea zerbitzua ondo antolatzen ere ez da

elkarri osatu ordez konpetentzia egiten diote kasu

alderantziz azpiegitura handien alde bat egin dute baina gertuko zerbitzuak alboratuta geratu dira uztailan egoera hau areagotu egingo da eta

gure lurraldeak behar duen garraio sistema osatua osagarria intermodala merkea eta benetako mugikortasun aukera publiko osatua antolatzea eta eskaintzea langile kopuruan izan den garapena ere adierazgarria da mila bederatziehun eta laurogeita hamarean renfek euskal herrian bi mila zortziehun eta berrogeita hamar lanpostu zituen bi mila hamairuean renfe

inguru erdia forondako aireportuaz behin baino gehiagotan hitz egin dugu ikasturte honetan nabaria da madrildik ez dagoela hain aldeko ezaugarriak dituen aireportuaren alde egiteko borondaterik alderantziz zaragozaren alde egin du

utziz hamabi ordutara murriztuz zerbitzua zerbitzuaren murrizketak trafikoen galera ekarri du eta ondotik lanpostu galera laurogeita hamargarrena hamarkadako berrehun eta hogeita bost apenas izango dira berrogeita hamazazpi uztailetik aurrera lanpostu zuzenetan beste zerbitzu batzuk ematen dituzten enpresek ere egin dituzte murrizketak

bideragarria guztiz zen zerbitzuaren aldeko apustu argia egin izan balitz

ez du borondaterik are gehiago herri bezala pentsatzen hasteko beharrezkoa da aireportuen eskumena eskuratzea

foronda loiu hondarribia noain eta miarritze ditugu

eztabaidatu behar bada eztabaidatuko dugu baina gaiari osotasunean

herri bezala zer behar dugun aztertzeko beharra dugu foronda kargako aireportua loiu bidaiarientzat nagusi dira gaur

baina edozer erabaki behar dela hemen erabaki behar da

emandako urratsei eta gestio okerrari aenak berrogeita zazpi

zorrei aurre egin ezinda dagoela esaten zaigu baina bi mila hamabian

nola litzateke kontua azalduko dizuet ereak ezarriz orduak eta zerbitzua jaitsiz eta horrek ezin ahaztu dugu eragina duela bertako lanpostuetan zein inguruko ekonomian

guztietan izan da lanpostu galera esanguratsua loiun gure inguruko aireporturik

soldata jaitsierak mediku zerbitzua kendu da eta gogoratuko duzue agian

agerian geratu da kalitateak izan duen beherakada eta hori bi mila zazpian bezala bidaiari kopuru altuena lortu den urtean bi mila hamabian datu batzuk eta besteak ez datoz bat bistan da

pribatizazioa justifikatzeko baina aldi berean errentagarria dena irabazi iturri handiagoa bilakatzen beraien esku hartuko duten pribatuentzat

eskuratzeko ez da jendea kontratatzen hogeita hamar milioi tona mugitzen ditu laurogeita hamar tona arte iritsi daitekeenean inguruko portuekin elkarlanean motorra izan daiteke nahiz eta praktikak ez duen horren aldeko bultzada erakusten eta adibide bat

mila bederatziehun eta laurogeita hamairuan laurehun eta hogeita hamaika langile ziren portu agintaritzan bi mila hamairuan

berrogeita hamar baino ez hemen ere herri ikuspegitik portu agintaritza bakarra behar dugu ez noski portu batek bestea itotzeko eta desagerrarazteko

osagarritasunaren ikuspegitik lantzeko etorkizuna bideragarritasun sozial eta ekonomikoa lantzeko pasaiakoak atal berezia eskatzen du

atzera eginez gero tona kopurua erdira jaitsi dela ohartuko zarete hamabost urteetan lanpostu kopuruak ehuneko

portu agintaritzari dagokionez zamaketa enpresa publikoaren kasuan pribatizatua ehuneko berrogeita hamarekoa dela esan genezake lau urte daramate langileak

egia da krisiak bere eragina izan duela datu hauetan baina horrek baino gehiago kaltetu du interes jakin batzuen defentsan denbora luzez saldu nahi izan zaiguna alegia pasaiako portuak ez zuela etorkizunik

gaur gaurkoz begi bistakoak dira biak direla okerrak kanpo kaia ez dirudi egingo denik eta portuak egungo tokian bideragarritasuna badu indarrak horretaz jarri ezkero euskal herriaren ikuspegi ardatz

euskal portuak beraien produktuak mugitzeko lehentasunezko izatea lortu behar da portuen eskumena lortuta portuak

arituz eta trafiko berrien lorpenen indarra jarriz

litzateke aldiz erabakiak baita tasa edo tarifei dagozkienak ere madrilen hartzeak ez du laguntzen alderantziz

esan dudan guztiagatik legez besteko proposamen honekin batera azaltzen gara estatuaren garraio zerbitzu eta azpiegituraren gestioaren pribatizazioaren aurka

eta eraginkorra izan behar den euskal garraio sektore publikoa

hartuko dituena eta garraio publikoaren langileen lan baldintzak eta eskubideak errespetatuko dituen ereduan oinarritutakoa besterik ez

andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialisten ordezkaria den zaballos jaunak dauka

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero anderea dauka hitza

garraio zerbitzuen liberalizazio eta pribatizazioaren inguruan eh bilduk aurkeztutako legez besteko proposamenaren haritik eta nire aurretik hitza hartu duten

aritu direnez nire interbentzioa estatuko gobernuaren jarrera salatzeko erabili nahi dut garraio infraestruktura eta zerbitzuen inguruan

estatuko gobernuak gaur ditugun konpetentziak zalantzan jartzen baititu estatua krisiaren aitzakiarekin eta pribatizazioaren helburuarekin errege lege dekretu edo lege bidez gure erkidegoaren konpetentziak zapaldu edota eskua aldaketaz zailtzen du el real decreto ley

euskadirentzako garraio eskumen hauen transferentzia ekarriko balu aztertzeko prest ginateke

litzatekeelako euskadiren garraio politika euskadik erabakiko lukeelako

zein ordutegi txartel bakarra nola implementatu azken finean euskadik garraio zerbitzu publikoa

erabakiko lukeelako mila esker eskerrik asko vaquero andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda upyd ez dagoenez

eskerrik asko semper jauna erantzunen txandan sartuz eh bildu taldearen ordezkaria den zulaika andrea zurea da hitza

eskerrik asko berriro ere presidente andrea ezer baino lehen agurtu

langileak estatuaren menpe dauden garraio zerbitzu eta azpiegitura pribatizazioen aurka gaude aldiz zerbitzu publikoa mantentzearen alde

honekin euskal herrian garraio zerbitzu publikoetan kalitatezko zerbitzua emateko lanpostuak mantendu eta egin behar dira

el servicio social eajrekin erdibideko batera heldu gara eta erdibideko honen bidez eskatzen dugu

arlo honetan ere burujabetza behar dugu euskal herrian kudeatu behar ditugu garraio publikoak euskal garraio sektore publiko sendo bat lortzea da helburua

zerbitzua eskainiko duena eskerrik asko eskerrik asko zulaika andrea

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den vaquero anderea dauka hitza

ez nuen pentsatzen interbenitzea zeren eta akordio bat geneukan eta pentsatzen genuen nahiko garbi zegoela baina

zaballos jaunari esan nahi diot konstituzioak ez duela esaten zein den interes orokorreko portua

estatuarena dela ministerioak esaten du zer den interes orokorrekoa edo ez eta guk esaten duguna

amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu eh bildu eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa puntuka eskatu da ondorioz bozkatuko dugu

bigarrena eta hirugarrena puntua elkarrekin bozkatu dezakegu

barkatu nola zen batgarrena eta hirugarrena elkarrekin beno bai horrela bale batgarrena puntua orduan bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita zazpi ez

jarraian bi eta hiru bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hirurogeita hiru ez

gai zerrendako bostgarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena

eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten ordezkaria den prieto jauna zurea da hitza ekimena aurkeztu eta aldezteko

eskerrik asko prieto jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den

eusko abertzaleak taldearen ordezkaria den gorospe andreak dauka hitza

guztioi egun on sailburu la política del lehendakari

lópez de munain jauna erantzun egidazu zuk ere bai galdera bat ekimen hau gipuzkoako batzar nagusietara eramango duzu edo zuzenean gipuzkoako aldunditik ez da aurrerantzean

zein txostenik egingo eta salbuespen gisa zure zuzenketan diozun moduan egiten bada eta egiten badu aurretik informazioa gipuzkoako batzar nagusietara bialduko du aurrekontua bialduko du eta aurreiritzia eta euren iritzia aldez aurretik izango du

hori egiten du bilduk hori egiten du eta aurreikusten du bilduk egitea

eh bilduren koherentzia faltaren beste eredu bat gehiago izango dugu galdetu beharko da gipuzkoako batzar nagusietan bilduk diputazioko gobernua hartu duenetik hona zenbat informe analisi auditoria egin dituen kanpo enpresekin

ezer egin aurretik aldez aurretik gipuzkoako batzar nagusiei aurrekontuak bialdu informazioa bialdu eta iritzia

eskerrik asko eskerrik asko gorospe andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txandara pasatuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

prieto jauna eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain jaunak dauka hitza

eusko abertzaleak taldearen ordezkariak dauka hitza gorospe andrea zurea da hitza

ikuskapenak egiteko kanpo zerbitzuetara joaten bada betiere izango da

aurrekontuak eta iritzia eskatuta hori da esan dudana zuek kudeatzen duzuen lekuetan hori egiteko

euskal talde popularraren ordezkaria den damborenea jaunak dauka hitza

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida amaituta

euskal talde sozialistak taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testuaren batgarrena puntua bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai

enpate dagoenez berriro errepikatu behar dugu berriro bozkatuko dugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi enpate dagoenez

bozketa gai zerrendako seigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

auzotarren alde eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza semper jauna zurea da hitza

eskerrik asko semper jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandan euskal sozialistak taldearen ordezkaria zaballos jauna zurea da hitza